egun on guztioi egun on guztioi

dugu beraz hasi baino lehen esango dizuet laugarren puntua seigarren puntuan eztabaidatuko dela eta seigarrena laugarren puntuan aldez aurreko gaia behin betiko ebaztea ekainaren seiko osoko bilkurako bozketan izandako berdinketak erregelamenduaren laurogeita hamabi puntu bat artikuluak adierazitakoari jarraituz eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamenari dagokionez kontziliazio eta erantzunkidetasun politika berriak zehaztuko dituen lau urterako plan berezitu bat legebiltzarrera ekartzeari buruz

eusko abertzaleak eta euskal sozialistak taldeak batera aurkeztutako osoko bilkuran beraz

berriro egingo dugu bozketa beraz bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka hogeita hamasei boto aldekoa treinta y seis

bertan behera geratzen da gai zerrendako lehenengo puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako lege proposamena euskadiko ondasun komunaren

babesteari buruz aintzat hartzeari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena

eztabaidari ekingo diogu aldeko txandan nork parte hartu nahi du podemosez gain beste norbait bale eh bildu beraz

hitza ekimena aurkezteko eta defendatzeko

eskerrak ematea elkarrekin podemos taldeari eta cristina macazagari

izan ere uste dugu oso oso inportantea dela mota honetako gaiak aztertzea uste dugu europak garbi esaten duela zein den bidea baina antza hemen ez dago inolako interesik lege honi bidea emateko

gaur hona ekarri gaituen gaia gure

abusuekin amaitu behar delako irainekin amaitu behar delako mehatxuekin amaitu behar delako nolabaiteko errepresaliekin amaitu behar delako eta horri amaiera eman behar zaiolako umeek txikitatik ikasten dute eskolan abusoia etortzen zaienean

ez dago inolako irakaslerik ez dago inolako instituziorik babestuko dituena

eta jasoko duen jipoia irainak eta mehatxuak horrelakoak izango dira eta txikitatik barneratzen dugun omertaren lege hori isilik egotearen lege hori hobe dela norberak bere burua babestea eta norberak bere burua babesteko hobe dela abusuen aurrean isilik egotea

horrela erakusten dugu eta horrela jarduten dugu kasurik gehienetan eta mediku bihurtzen gara

azterketa hori amainatuta dagoela eta badakigula lanpostu hori norentzat izango den baina isilik egotea hobe dela gure txandari itxaron nahi baldin badiogu

edo enpresari bilakatuko gara eta badakigu kontratu publikoak adjudikatzea nahi baldin badugu lehiaketa publikoetan parte hartu nahi baldin badugu zati bat ordaindu beharko dugula

ordainduko dituztela zati horiek eta beste batzuei emango zaizkiela kontratuak

hobe dela guztiok horrela mantentzea edota agian idazkari teknikoak izango gara udal batean eta

nolabaiteko balio juridikoa eman edo teknikari batzuk izango gara eta likidazio batzuk onartu beharko ditugu badakigunak justifikatu gabe daudela ordainketa batzuk egin beharko ditugu guztion diru publikoarekin jakinda diru horiek ez direla ordaindu behar obra horiek ez zirelako inoiz egin

abusugilea ez da gure ondoko ikaskidea kasu honetan abusugilea izan daiteke diputatua izan daiteke alkatea izan daiteke edozein kargu publiko eta badakigu horrek kontsekuentziak dituela eta aurrera egiten dugu eusko barometroak dionaren arabera

ehuneko laurogeita batak ez ditu salatzen mota honetako delituak

eta ez du salatzen holako deliturik ehuneko laurogeita batak oso adierazgarria iruditzen zait

eta gainera esango nuke ehuneko laurogeita bata baino gehiago direla salatzen ez dutenak

sistemaren ustelkeria eta sisteman dagoen korrupzioa ez dakigu ezta noraino iritsi daitekeen

eta ez dakigu noraino iristen ari den sistema ustel hau bere inpunitate sare guztiarekin eta esaten dut ez zaidala harritzen

ze ikusi besterik ez dago marta machoren kasuarekin aste honetan ikusi duguna

alderdi politikok salatu izan ez balute pertsona hau kalera joango litzatekelako lasaitasun osoz eta aquí no pasa nada ez zait harritzen ere ainhoa alberdik de miguel kasua salatu duenak

zapuztu zaionean zer eta delitu batzuk salatzeagatik ez zait harritzen ere fernando urruticoecheak bere garaian galdakaoko

ikusi dituen kasuen aurrean egindako salaketen ondorioz izan dituen mugitze geografiko guztiak eta lanpostu aldaketa guztiak ikusita ez zait harritzen ere

eider mendoza jeltzalearen eskutik bi mila hamabostean jaso genuen mehatxua ikusita

esto no se va a quedar así ez zait harritzen adorea behar da adorea behar da delituak ikusten ditugunean irregulartasunak ikusten ditugunean eta

adore asko behar da horiek salatzeko eta horiekin aurrera egiteko

bitartean korrupzioaz ikertuta dauden politikariak jarduera publikoetan daude ez dira euren karguetatik botatzen

nahiz eta froga grafikoak eduki nahiz eta grabazioak eduki nahiz eta epaitegietan froga dokumental asko egon nahiz eta testiguak egon

oraindik orain ere jende horrek bere karguan jarraitzen du inpunitate guztiarekin inpunitate guztiarekin eta komunikabide askoren babesarekin eta nola ez fiskaltza pasibo batekin eta epaile adorerik gabeko batzuekin

dena montatuta dago eta horri aurre egitea oso zaila da hala ere

eta bi mila hamabostean europak onartu zuen direktiba bat estatu espainiarrak transponitu ez duena interesatzen ez zaiolako garbi dago ez zaiola inondik inora interesatzen

badirudi kongresuan entzuten denez badagoela ere lege proposamen bat mota honetako delituak salatzen dituzten pertsonak babesteko

tramitatu gabe eta badirudi horrek ere bere horretan jarraituko duela

izan ere parlamentu europarrak urte honetako apirilaren hamaseian onartu berri du bi mila hamabosteko direktiba hori eta berme gehiago emateko sistema bat eta direktiba bat ez dakit orain ere zer gertatuko den baina direktiba hori transposatzen ez baldin bada estatu espainiarrera eta organismo autonomoetara badakigu lehenago edo beranduago zuzenean aplikatu beharko dela europaren

ekimen honek hogeita bederatzi aurka eta hogeita hamairu abstentzio baino ez beraz badirudi kontsentsu politiko nahikoa badagoela europar batasunaren eremuan

kanal seguruak kanal seguruak salaketa anonimoak egiteko bideak nor ausartzen da bere aurpegia ematera eta kaltetu bezala

bide ematen dionean eskatzen da doako justizia aholkularitza juridikoa edukitzeko eskubidea edukitzea jende honek

guzti hau kontrolatuko dutenak eta benetan erakunde publikoen

ahal izateko bideak jarriko dituztenak eskatzen dira mota guztietako babes neurriak ze batzuk integritate fisikoa eta euren bizitza ere arriskuan jarri behar izan dute mota honetako gauzak ikusteko eta ikusi besterik ez dago hainbat prozedura judizialetan zenbat diren hildako kopuruak

gertatu diren hainbat prozeduretan ikusi besterik ez dago zenbat heriotza natural gertatzen diren oso modu arraroan

eta denok ikusi dezakezue nola izan den zer gehiago egin behar da ba arau hausteak zabaldu zeintzuk diren arau hauste horiek zabaldu

epaitegietara eraman eta santzioak jarri eta santzio horiek handitu gero ikusi beharko da estatu batuen sisteman

salaketa horiek egitea ondasun publikoaren babesa eskaintzen ari diren pertsona horiek eta euren bizitzak eta euren etorkizunak arriskatzen ari diren pertsona horiei ordaindu behar zaien edo ez ze motatako babes neurriak jarri behar diren edo ez ze motatako santzioak hori dena eztabaidagarria da

eztabaidatzeko asko behar dugu inpunitatearekin amaitzeko asko behar da inpunitatearekin amaitzeko eta europak agindu egin digu inpunitatearekin amaitu egin behar dela eta gaur aukera bat galtzen ari gara

oso itsusia da ze egiten ari garena da atzeratu eta ahalbidetu salaketa horiek sartu dituzten norbanako langile

edo karguek euren bizitzak arriskuan edukitzea ari gara arriskatzen

irainduak izatea mehatxatuak izatea lanetatik kaleratuak izatea inoiz gehiago kontratu publikorik ez jasotzea

eta ari gara betikoak babesten ari gara delinkuenteak babesten gaur honi bide ematen ez ba zaio nik nire partetik esan nahiko nuke salaketak sartu dituzten pertsona horiei

euskal herria bilduren sinesgarritasuna izango dutela eta guk alderdi politiko bezala eta gutako bakoitzak eta guk ezagutzen dugun inguruko bakoitzak

mantentzen utziko ez dugula bat pasatzen utziko eskatzen diegula herritar guztiei ez uzteko bat pasatzen agian ez dutela momentu honetan

ez dutela aholkularitza juridikoa edukiko mehatxatuak jazartuak izango direla baina merezi duela guztion betebeharra dela eta lehenago edo beranduago

onartu egin beharko duzuelako ze argi dago lehenago edo beranduago denbora

aurkako txandan nork parte hartu nahi du aurkako txandan

eztabaida amaitu denez botoetara jarriko dugu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka

hogeita hamazazpi contra zortzi abstentzio beraz ez da aintzat hartzen lege proposamena jarraian boto azalpena euskal talde popularrarekin hasiko gara ruiz de arbulo jauna zurea da hitza

ruiz de arbulo jauna euskal sozialistak rojo anderea zurea da hitza

nada más muchas gracias eskerrik asko rojo anderea euzko abertzaleak

egun on lehendakari jauna sailburuok egun on egun on guztioi azkenean

ez du bozkatu proposamen hau aintzat hartzearen alde elkarrekin podemos taldeak proposatu duena argudio sendoen faltan dagoelako hau da eman dituzuen argudioak ez dira oso eraginkorrak izan ez behintzat proposamena hartzeko eta ondoren zuzenketa partzialak aurkeztu eta aztertzeko beste gure ustez proposatu den hori gero ezingo da zuzenketa partzialen bide egokitu eta gure ustez lege proposamen bat

proposamena egin duen taldeak saiakera

gainerako taldeak konbentzitzeko eta argi dago elkarrekin podemos taldeak ez du halakorik

bat etor gaitezke elkarrekin podemos taldeak administrazio publikoaren aurkako ustezko arau hausteei edo delituei agertzen dituen kezkekin edota salaketa zein informazio ematen dituzten

egiten duen irakurketarekin hala baina baditugu lege proposamenak etxe honetan honetaz aritzeko eta mahai gainean jartzeko proiektu hauen historia

oso luzea baita baina era berean argigarria eta adierazgarria momentu honetan aztertzen ari garen gardentasun legeak

pasa den legealdian eta oraingo honetan baita aldi berean eh bilduk hona ekarritako proposamena eta funtsean gai berbera jorratzen duena pasa den urteko abenduaren hogeian onartu genuen

pescar en ciertos caladeros electorales guk egin behar duguna zera da euskal gizarteak politikan duen konfiantza berritzeko helburuz eta gobernantza ona politikaren ardatz nagusia izanik erakundeen zuzentasun esparrua bermatu

latxaga jauna gai zerrendako bigarren puntua

osasun publikoak osasun teknologian inbertitzeko jasotzen dituen dohaintzei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda barrio jauna

egun on guztioi gaurko honetan talde popularrak aurkeztutako osasun publikoak jasotzen dituen dohaintzen inguruko mozioa dugu eztabaidagai esan behar dut interpelazioa berak ere harritu ninduela

euskal herriko edo zati honetako legebiltzarrean ikustea kuriosoa iruditu zitzaidan interpelazio hartan sailburuak

eta behin eta berriz minbiziari aurre egiteko makina berrien onurak mahai gainean jarri zituen denok ados gaude ziur naiz minbiziari aurre egiteko profesionalik onenak

izatea izan behar dela osasun publikoaren lehentasunetariko bat garrantzitsu honetarikoa esango nuke

ekarpen guztiekin baina hori hori ez da gaurko eztabaida guretzat behintzat makinak gora eta behera eskerrak gora

gaurko eztabaida administrazio publikoek jasotzen dituzten dohaintzen ingurukoa da guretzat

nola ulertzen ditugunaren eztabaida da azkenean ereduen eztabaida da gaurkoa

argi dugu euskal gizarteak behar dituen zerbitzu publikoak bermatzeko funtsezkoa dela

egokia izatea eta horretarako beraz oinarrizkoa da zerga sistema justua progresiboa birbanatzailea eta nahikoa indarrean izatea

dagoelako eskubidedun herritarretan oinarritua

ez dago arazorik eta emango diogu eman beharreko trataera dohaintza horri baina normaltasunez

aurrean horregatik gure proposamenean ere dohaintzak jasotzeko protokolo baten beharra aipatzen dugu beharrezkoa delako dohaintzen inguruko zenbait atal argitzea helburuak eta egokitasuna besteak beste benetan beharrezkoa al da lehendakariaren

eta dohaintza egin duen fundazioaren presidentearen arteko argazkia publikoa egitea beharrezkoa da

zergatik egin zen publizitate hori eskuartean dugun kasuan agerikoa da fundazioaren atzean dagoen markarentzat dohaintza kanpaina honekin lortu dituen argazkiek asko publizitate kanpaina itzela egin diotela hainbat medioetan marka komertziala gizarte onurarekin lotzea

argazki horiekin eta horrek publizitate munduan inpaktu handia du edozein kanpaina komertzialak baino inpaktu handiagoa dirutza balio duen kanpaina publizitarioa egin zuen hainbat argazkiekin fundazio marka komertzial konkretu baterako nork bultzatu zuen argazki horiek lehendakariarekin zergatik zergatik parte hartu zuen guztion lehendakaria dena

jasotzen dituzte administrazio publiko ezberdinek eta ez dira horrelako kanpaina mediatikoak egiten beraz guretzat argi dago gogoeta egiteko beharra dagoela dohaintzen inguruan

mendean gaude gure gizarte eredua beste bat da ez da autokonplazentziarako momentua

eta jendearen esperantzak besteen kontra erabiltzeko momentua aukera dugu aukera daukagu eztabaida serio bat egiteko ereduen eztabaida egiteko

gobernuaren jardueraren inguruan azken finean euskal gizarteari

argia da bermatu ditzagun zerbitzu publikoak diru sarrera nahikoak bermatzen dituen

justu progresibo eta birbanatzailearekin eskerrik asko eskerrik asko pinedo anderea

eztabaida zein den hainbat kontu atera dira

argi daukagu kasu honetan eztabaida izan behar dela hasierako ekimenean

jasotzen zen gaira guk erabateko esker ona

lanean diharduten edo laguntzen duten eragile guzti guztiei ez dugu inongo bereizketarik egingo

modu berean eskertzen diogu bai amancio ortega fundazioari

beste hainbat eta hainbat elkarteri elkarte txiki elkarte handi fundazio handi fundazio txikiri berdin berdin eskertzen diogu eta zentzu horretan ez daukagu inongo eragozpenik ere ez ba amancio ortega fundazioari bereziki ere bai esker ona adierazteko eta

osasun sailburuari akordio hori

hori onartzeko beraz guretzako zein da benetan inportanteena gauza inportanteena ba minbiziari aurre egiteko elkarlana ezinbestekoa dela elkarlana ezinbestekoa da bai administrazio publikoen partetik baina baita ere

eragileren partetik beraz hori esanda guk azpimarratu nahi dugu gure erdibideko testuan jasotakoa

sinplea bezain esanguratsua dela eta horretara mugatu nahiko nuke behintzat hasierako puntu horretan jasotzen dena

herritarrei ahalik eta onkologia harretarik onena ematea

alde batetik baliabideak beharrezkoak dira bai ekonomikoak horretan

egin behar da politika fiskal bat ahalik eta ekitatiboena justuena birbanatzailea izan daitena baina baita ere beharrezkoa da

giza baliabideak eta profesionalak egokiak izatea

aurre egiteko eta nola ez teknologia ere behar beharrezkoa da guk ez dugu partekatzen hemen egin diren baieztapen batzuk esanez

horrela ikusten guk uste duguna da beharrezkoena da baliabideak egokiak izatea

beharrei eta horien artean teknologiak ere oso garrantzi handia dauka eta teknologia hori erabiltzeko ere

kualifikatuak baina behar da ere bai plangintza bat eta guk uste dugu hemen azpimarratu behar dena da

neurriak hartzerakoan existitzen dela plangintza bat existitzen da osasun plan bat osasun plan horrek jasotzen ditu helburu zehatz batzuk jasotzen ditu lan ildo zehatz batzuk

plan bat onkologia plan horrek are gehiago zehazten ditu zein ekimen aurrera eraman nahi diren osasun helburuak lortzeko

beraz guk eztabaida gaur zentratu nahi dugu horretan uste baitugu hori dela garrantzitsuena gaurkoan behintzat guk

orain arte erakutsi duen konpromisoa eta horrekin jarraitu dezala

segitu ahal izateko lanean jarraitu dezala elkarlanean beste eragileekin

aprobetxatzeko lanean jarraitu dezala ere bai etorkizunera begira plangintza berriak sustatu eta burutu ahal izateko

erdibidekoan jasotzen dugunarekin gaurko eztabaida horri edo gaurko eztabaidagai horri modu egokienean heltzen

dohaintzek jarraitzen dute protokolo bat eta carmelo barrio jaunak

lege bat existitzen da daukazun nahi baduzu gainera jo dezakezu oinarrizko lege dira estatu mailan edo baita ere ondarearen euskadiko ondarearen lege bat eta hor argi jasotzen da nola egiten diren

ze espediente bete behar den eta kasu honetan argi dago espediente hori bete dela

negoziaketa baten ondoren aztertu zen zein aukera zeuden eta horren araberako akordioa lortu zen beraz hori ere ez dugu

zuek ere egoera honetan ez erantzukizunetan sailburu bazenute ubera andrea edo besteren bat a ver kasu horretan uko egingo zenioten egingo dohaintzari ez zaigu argi geratzen

ez dakit aipatu duzun edo ez analisi interesgarria egin duzu gainera

aurreko garitanoren legealdia onartu zen foru araua

aukera horri zer gertatuko zen loteriarekin bezala loteriari buruzko zergarekin bezala loteria espainola denez zertarako egingo dugu transferentzia hori onartuko dugu ez zertarako justu arrasaten tokatzen den arte ez azkenean

galdu egiten dela eta azkenean bukatzen duzue eztabaida desbideratu nahian

gaurko eztabaida ez zen horri buruz beraz

eta dohaintza hau onartzea ez dugu uste bateraezinak direnik bata eta bestea
egin daitezke eta behin hori esan ba lehenengo txanda bukatu dut eskerrik asko eskerrik asko

eskerrik asko pinedo anderea euskal sozialistak rojo anderea zurea da hitza

rojo anderea euzko abertzaleak orbegozo jauna zurea da hitza

eskerrik asko eta berriro ere egun on guztioi egia esan kostatu zait azkenean kostatu zait

ez dago inongo arazorik horrekin baina egia da ere bai eta asko poztu nau entzuteak zureagatik

eh bilduk ez lukeela inongo arazorik edukiko inongo eragozpenik edukiko dohaintza hori ere onartzeko

abiapuntu bat ere bada eta pozten gara benetan esaten dizut pozten gara ez

behin hori entzunda nik argi daukadana da eta gaztelaniazko

gutxienekoa aipatu duzu

eztabaidan sartzen duzu fiskalitatea ekitatea

hori horrela da norberak dauzka bere postura ideologikoak eta horren arabera

norbaiti aurpegiratzea delitu fiskalak egiten

dohaintza bat ez onartzeko guk hori ez dugu partekatzen behintzat demostratuta agertzen den arte hori horrela izan denik

horri esker posible izan da osakidetzan

beste hainbat inbertsiotara bideratzea kopuru horiek teknologia hori erostera bideratu beharrean beste hainbat inbertsioetara bideratzea eta horrek bai lagundu du onkologia arreta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

erdibideko zuzenketa onartuta geratu da gai zerrendako hirugarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena gazte prekarietatearen kontrako talka

eh bildu taldearen ordezkaria den estarrona jaunak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

eskerrik asko legebiltzar buru anderea eta egun on guztioi esker berezia gaurkoan

ulertzen dugulako askotan instituzioak arrotzak direla zuentzat baina pentsatzen dugu ere inportantea dela askotan hemen hitz egiten denaz eta hemen erabakitzen denaz

jakitea eta ezagutzea azken finean gure egunerokotasunean eta gure bizitzetan hemen erabakitakoak ere eragina izaten dutelako beraz eskerrik asko bertaratzeagatik eta ongi etorriak zarete nahi duzuen guztietan

beste behin ere gazteriaren inguruko ekimena eztabaidara ekarri dugu gazte prekarietatearen kontrako talka plan berria indarrean jartzearen ingurukoa norbaitek pentsa dezake nahiko astun gabiltzala azken aldian

ez dugula arazorik astunak izaten jarraitzeko gure herrian dugun arazo estruktural nagusienetako baten inguruan behar den guztietan ekimenak

zeren eta denbora aurrera doa eta ez dugu ikusten jaurlaritzaren partetik aldaketa nabarmenik gazteriari bideratutako politika publikoetan

maila diskurtsiboan eta soilik maila diskurtsiboan izaten ari da aldaketa hasieran jaurlaritzak gazteen langabeziaz eta etxebizitza bat eskuratzeko zituen arazoetaz hitz egiten zuen eta ondorio hauei erantzuteko adabakiak

abiatu zituen orain aldiz herri erronkaz eta gai estrategikotzat hitz egiten du gobernuak baina aplikatzen dituen neurriak orain arteko

bi mila hemeretzian gauden honetan baina hitz horiek ez dute isladarik ekintzetan ez dute isladarik planetan ez programetan ez laguntza lerroetan horretan

urtean iltzatuta jarraitzen du eta hau oso kezkagarria da

inork ez du ukatzen jada eta ez dugu ikusten gobernuaren enplegu plan edo estrategietan paradigma berri horri erantzuteko neurri edo

betiko neurriak betiko lan merkatura eta lanbide tradizionaletara bideratutako lan ildoak jasotzen ditu eta bitartean gazteen

belaunaldi hau prekarietatean hasi hezi eta bizi da eta gazteen prekarietatea da herri honek eskuartean duen egoera larrienetako bat ez dago datu edo ikerketarik egoeraren larritasunaz ohartarazten ez duenik

bat galtzeko arriskuaz ohartarazten zuen hemen aurreko batzuetan jada aipatu dugun informe azterlan fantasma horretan fantasma genion publikatu eta berehala

exekutibo honen interesen aurkakoa zelakoan hau da egoera iraultzeko jaurlaritzak urkulluren gobernuak ezintasuna agerian uzten duelako baina hau esan bezala

aurrekoan artolazabal sailburuari esaten nion bezala ez da guretzat larriena guretzat oso kezkagarria da azken boladan publikatutako datuen aurrean jaurlaritzak

jarrera autokonplaziente horrek larritasun egoera

sustentan este gobierno ez du balio jada edo

horrelako prestazioak konplementarietate izaera dutelako eta hauek

eta gainera arazoak nolabait despolitizatzen dituelako arazo horien oinarrira jotzea beharrezkoa da jauzi bat eman beharra dago politika esanguratsuen bidez gazteen emantzipazioa eta zoriontasuna helburu la felicidad

la alegría eta guk argi daukagu pertsonen gazteen bizitza zentroan jarrita enplegu politikak diseinatu garatu eta egikaritzearen beharraz

ikuspegi ekonomizista eta produktibista soil batetik askotan entzun izan dugun bezala eta zentzu horretan doa gaur

proposamena bizitza zentroan jarri eta bizitza proiektu duinak garatzeko minimo batzuk bermatze aldera esan bezala zoriontasuna

enplegua eskuratzeko talka plan berri bat hiru hilabeteetan diseinatu eta indarrean jar dezala eskatzen dugu eta plan

hor daukazulako erdibidekoa kontratuaren baldintzen zehaztapena hau da kontratu mugagabeak lanaldi osokoak gutxienez hiru urtez mantentzeko konpromisoarekin bertako hitzarmenpean egin eta edozein kasutan ere mila berrehun euroko gutxieneko soldata garbiarekin hamalau

bestetik emakumezko gazteen artean kalitatezko enplegua sortzeko eta gizon eta emakumezko gazteen arteko soldata arrakalaren kontra jarduteko lan ildo berezitu bat izatea planak gaur egun

eta plan honek hogei milioiko aurrekontua izatea eskariaren arabera zabalgarria izango dena eta planaren iraupena urtebetekoa izatea

ondoren hauek dira esan bezala bertan gaur aurkezten dugun talka plan honek jaso beharko lituzkeen neurri esanguratsuenak soilik

egoera apustu irmoa eginez konpromiso ausartak hartuz hasiko gara aurrean dugun herri erronka honi erantzuten eta uste dugu gainera

gobernuko taldeentzat gaurko planteamendu hau borondate politikoa behar da plan honek jasotzen dituen neurriak onartu eta garatzeko eta gaur

lehen urratsa emateko aukera legez besteko proposamen hau babestuz heldu da garaia hitzez eta intentzio edo asmoez haratago neurri zehatzak mahai gainean jarri adostu eta aurrera eramateko

izan gazte errebelde injustiziak areagotzen dituen sistema honetan animo

oso lan ona egiten ari zarete eta gu ondoan egongo gara

etorkizunik gabeko gazteak gazterik gabeko etorkizun batera eramango gaituela eta etorkizuna orain erabaki behar da eskerrik asko

eskerrik asko presidente andrea artolazabal andrea egun on josu nahiko

ezin dela emaitzak eman ez dituen gauzekin jarraitu eta espero emaitzak hobetuko direla beraz ba nahita

legebiltzar honetara etortzen eta gazteriari buruz hitz egiten ze azken finean ikusten doguna da denbora

eta gazteriaren egoera ez dela sustantzialki hobetzen eta hala da behintzat gobernuak gazte planen barruan martxan jartzen dituen tresnekin ze ikusten dugu urtetik urtera gazteen egoera

koiuntura ekonomikoa hobetzen doa mundu mailan zehar hobetuz joan da beraz gazteen

ez gobernuaren jarreragatik baizik eta kanpoan dagoen

behin baino gehiagotan azpimarratu dugu hemen eta gaur ere

amaiera emateko talka plana ez dela tresna baina uste dugu gaur egun egoera dena kontutan hartuta beharrezkoa izan daitekeela talka plan bat

ez direlako ondo egin baina honek ez du arazoa berean konpontzen ze arazoa da gazteria prekarietatera kondenatzen ari direla agintean daudenak eta gazteria prekarietatera kondenatzen

ze ez diguzuelako eman sistemaz baliatuz etorkizun duin bat bermatuko duen erantzun irmo eta sendo bat zergatik ba konpetentzia falta borondate falta

eman duen erantzun bakarra gazte planen bidez izan da

ze hau ez da erantzun bat gazteen egoera hobetzeko partxeak ez dute gure egoera hobetzen hobetu eta ez dute etorkizunean ere ez hobetuko gazte planek emaitza oso txarrak izan dituzte

badakizue hala izan dela eta muro jaunak ez nik sailburuordeak esan zuen hau batzordean orain dela bi hilabete beraz

ezar dadin ba gazteen munduan zehar esaten duguna ez dago besterik egin beharrik ez dugu ezer asmatu behar egin behar dugun bakarra gazteak kontutan hartzea da ez da hain zaila baina gobernu honen orain arte behintzat

aurrerapauso bat eman genuela maiatzak bian elkarrekin podemosek

eta bertan ez dakit guztiok ondo ulertu genuen zer eskatzen zen

y necesitan tenernos en cuenta eskerrik asko eskerrik asko bollain jauna euskal sozialistak castelo andrea zurea da hitza

gazteen prekarietatearen inguruko neurrien inguruan hitz egitera gatoz

gure taldetik argi daukagu gazte prekarietatearekin bukatu behar dugula gazteon enpleguaren kalitatean hobetu behar dugula eta gure lan baldintzak hobera eraman

guretzako lehentasunezko lan ildoa dela jaurlaritzak prekarietatearekin bukatzeko badauzka martxan

martxan da zuek planteatzen dituzuen lan ildo horiek markatuta badatoz beste modu batean egin eta aipatzen zenituen bi mila hamabiko lehendakariaren hitzak eta diskurtsoan eman den aldaketa pentsatzen dut aldatu behar zela bi mila hamabitik hona gazteen langabezia tasa ia hogeita hamaretik ehuneko hamabostera

orain lehentasuna ez da bakarrik gazteak laneratzea baizik eta beraien enpleguaren kalitatea hobea izatea eta noski diskurtsoan aldatzen dela baina baita ekintzetan ere bai eta pentsatzen dut jaurlaritzak horretan zerbait egingo zuela edo zer edo zertan asmatuko zuela beste eragile askorekin batera hau ez delako

zerbaitetan asmatuko zuela eta bai diskurtsoa aldatu da noski argi dago aldatu behar zela langabezia tasak hobera egin duelako baina prekarietatea daukagu mahai gainean gaur egun

bitartean partzialtasuna eta behin behinekotasuna dauzkagu eta ez zaigu gustatzen dauzkagun datuak eta horri aurre egin behar diogu argi dago eta horri aurre egiteko gazte planak hortxe daude politika integralak markatzen dituzte gazteoi eragiten diguten neurri guzti horiek batzen dituen

plan horretan gainera jaurlaritzaren sailen arteko elkarlana bultzatzea eskatzen du sail guztiek gazteentzako politika aktiboak martxan jarri ahal izateko eta egia da gaur egun bizi dugun egoera dela eta garrantzi handiena hartzen duten neurriak

lotuta dauden neurriak direla baina horretaz gain badauzkagu ere bai enplegu plan estrategikoa edo gizon eta emakumeen arteko soldata arrakalarekin bukatzekoak eta dokumentu guzti hauek

biziak dira etengabeko ebaluazioan oinarritzen dira eta behar diren aldaketa eta neurri berriak txertatzeko ez dut uste arazorik dagoenik adibide gisa

bi mila hemezortziko ebaluazioa egin ostean hogeita hemezortzi neurri berri atxikitu zaizkio planari

eta berrogeita hamasei ekintza berri txertatu ziren planean beraz pentsatzen dut nahia badagoela konpromisoa badagoela eta neurri berriak eta aldaketarako

eta beti dago marjina horretarako orain bai hori egin beharko dugu errealitatetik ekartzen ditugun planteamendu horiek errealistak izan beharko dira ze azken finean pertsonen eta kasu honetan gazteen arazo errealei aurre egitera etorri behar dira eta orduan horretarako planteamendu errealistak behar ditugu argi daukagu martxan jartzen diren programa guztietan lehen aukera programan egiten den bezala edo bekak finantzatzetik

eta urtez urte horiek gainera hobetzen eta exijentzia maila hobetzen joan behar dugula baina argi eduki behar dugu ere bai finantzatu nahi ditugun kontratu horiek enpresak

behar duguna da beraiek horretan sinestea eta programa horietan parte hartu nahi izatea

momentuko errealitatea eta horregatik ez dugu bat egiten zuek planteatzen duzuen talka planarekin ez dugulako uste bertan eskatzen diren neurri horiek errealistak direnik eta ez dugu pentsatzen kontratu gehiago sinatzea

herri honen errealitatea ezaguna da eta enpresa txiki asko dauzkagu eta lortu behar duguna da enpresa txiki enpresa ertain horiek sinestea

proiektuetara atxikitzea eta sinestea gazte horiek beraien enpresetan egoteak merezi duela eta horretara bideratu behar ditugu

plan operatibo ekintza planetaz hitz egiten dugu guk ekintza zehatzak ekarri nahi ditugu egiten diren politika guztietan

nahi ditugu politika horiek ze argi daukagu gazteak gure tokia behar dugula bai

plan orokor horietan ere bai gazte plana hor daukagu baina gero nahi dugu sail bakoitzaren plan orokor horietan egon eta ez

plan batzuetan sartuta martxan jarritako politika bakoitza neurri bakoitza eraginkortasuna zein den aztertu eta hori aldatu egiten da urtez urte gertatzen da eta ez da nahikoa arazo estruktural baten aurrean gaude

lan mundurako trantsizio programak eta formakuntza duala gazte ekintzailetza babesteko programak tokiko enplegu planak lan eskaintza publikoen bidezko gazteen kontratazioa

bekak eta programa eta ekintza guzti hauetan urtez urte aldaketak ematen dira

programa eta ekintza hauetan kontratuen kalitatea hobetzeko neurriak txertatuta datoz

eta analisi sakon bat egiten du gazteen formakuntza maila eta enpleguarekiko daukaten joera horrekin eta ez naiz sartuko banan bana bertan azaltzen dituenekin baina badaude zenbat datu esanguratsuak direnak

emakumeen kasuan ehuneko hamaika koma seikoa dela eta gizonezkoena ehuneko hamabikoa

ia bikoitza dena goi mailako ikasketak dauzkaten gazteen kolektiboak intzidentzia maila baxua dauka

bataz bestekoarekin alderatuta eta hauek ez daude ez kronifikatuta eta lan merkatuarekin erabat lotuta daude

ez daukana bigarren mailako formakuntzarik lan merkatutik urruti daudenak kronifikatzeko arriskuan daudenak diru sarrerak bermatzeko errenta jasotzen eta horiei ere bai erantzun bat eman behar diegu

baina lanean jarraitu behar dugu jaurlaritzak bide bat markatuta dauka eta bide horretan egin dezakegu egia da erakunde publikoek kalitatezko enplegua sustatzeko ekintzak martxan jarri behar dituztela baina ez da erakunde bakar baten

zerbait izan behar dela martxan jarritako politika aktibo guztiak emaitzak eman dizkigute eta

ez direla behintzat zuek planteatzen dituzuen neurriak bezalaxe momentuan ekarrita inprobisaziotik eslogana bilatzen eta momentuko talka plana hori atera eta horretara mugatzen baizik eta etengabeko

datozenak etengabeko ebaluaziotik eginda ze zuek ekimen honekin ez duzue akordio batera iritxi nahi izan ez duzue hori nahi izan orain arte akordioetara iritxi gara eta zuen ekimenean bilduta dauden zenbait lan ildotan nahi izan bagenu elkarrekin exeri egingo ginateke

eta oposizioa eta gobernuaren arteko ereduaren talkaren bila etorri zarete bestela jarriko ginateke eta hitz egingo genuke honi buruz eskerri asko eskerrik asko

barne produkto gordina per capita hogeita bost mila eurotakoa da

egoera sozio ekonomikoa askoz ere altuagoa da hemen gauzak garestiagoak dira bizitzaren kostea altuagoa da castelo anderea estatu espainolean soldata minimoa

euskal herrian soldata minimo hori ez logikoa da pentsatzea altuagoa izan behar duela eta beraz uste dugu egokitu behar dela soldata hori eta urrats bat eman behar dugu adaptatzeko errealitate sozio ekonomikora eta

europako gutun sozialak hala eskatzen duelako bere laugarrena puntuan

soldata minimoa gutxienez bataz besteko soldataren ehuneko hirurogeia izan behar duelako eta gure erkidegoan hemen

zifran kokatzen du izan beharreko soldata minimoa beraz

baina ekintzetan eta aipatu dira hemen aipatu dira hemen bi mila hemezortziko

guk uste dugu gaur hemen ekarri dugun ekimena norabide zehatz batean doana jarraituko dugula ekartzen hemen mahai gainean jarri ditugun planteamenduak eta castelo andereak jartzen zuen

gaur hemen planteatutako hainbat neurri hauek mahai gainean izango ditugula eta

gure gazteriak hemengo eta gure herriko gazteriak merezi duelako etorkizun askoz ere oparoago bat gaur egun gobernu honek eskaintzen diona

planak ez da bakarrik zer agertzen den baizik eta ere bai zenbateko

gurrutxaga andereak badakizu zer den gurrutxaga anderea planteamendu errealista bat

pentsatzen dut egin duzuena izan dela exijentzia maila orokortu gorago jarri

kontratu guztietan arazo errealei edo arazo desberdin horiei erantzuteko

ze gustatu edo ez lan erreforma bat daukagu eta legalki enpresek badaukate nondik heldu kontratu merkeak egin ahal izateko eta guk zenbat eta gehiago eskatu enpresa horiei beraiek badaukate beraien bidea badaukate nola egin beste kontratu mota bat guk egin behar duguna da

hori egiten eta gazteak beraien programetan eta beraien lantalde horietan txertatzea posible dela eta horren alde lan egin behar dugu baina ezin diegu exijentzia maila gero eta gehiago hasi zeren gero kontratu horietan ez dira sartuko eta hori

egin nahi horrekin eta gero uste det askotan enpresarioen irudikapen bat daukagula

enpresa txiki asko dauzkagu euskadin eta enpresa txiki horietan benefizio horiek edukitzea ez da aberatsa egiteko askotan enpresa horiek benefizio minimo batzuk behar dituzte langileak kontratatu ahal izateko

hacia delante argi daukagu etengabeko hobekuntza eta berrikuntzan egon behar dugula gazte prekarietateari aurre egin behar diogula eta ez garela betiko errezeta horietan gelditzen

orain izena aldatu behar diogu urtero plan batetik bestera izena aldatu eta horrekin nahikoa da

eta horrekin nahikoa da ez guk uste degu badaudela lan ildo batzuk markatuta

urtero aldatzen doan merkatu bat da eta horri aurre egin beharko diogula eta horretara

orain arte beti erakutsi dugula akordioetara iristeko borondatea beti nahi izan dugula markatuta dauden ildo horietan berrikuntzak txertatzea aldaketak txeratzea zuek planteatzen dituzuen

beti saiatu garela horretan baina oraingoan zuen nahia ez da hori izan zuek ez duzue nahi izan gu akordio honetan
sartzea eta horregatik guk gure osoko zuzenketa mantenduko dugu eskerrik asko eskerrik asko gurrutxaga anderea

eskerrik asko ruiz de arbulo jauna eztabaida amaituta erdibideko zuzenketa jarriko dugu bozketara eh bildu eta elkarrekin podemosek sinatu dutena

bat eta bi lehenengoz bat eta bi puntuak bozkatuko ditugu bozkatu dezakegu

contra beraz berdinketa dagoenez berriz bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka hogeita hamasei boto aldekoa treinta y seis beraz berdintasuna jarraitzen duenez hurrengo osoko bilkurarako utziko dugu gai zerrendako seigarren puntua mozioa

ertzaintzaren ibilgailuak berritzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda

eskerrik asko ruiz de arbulo jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen

eskerrik asko prieto jauna euzko abertzaleak zorrilla jauna zurea da hitza

kexa indibidual aurkeztu dituzte ehuneko bat koma hiru y sin tratar de

inork ez zuen pegarik jarri ez eurek ez gerora kexatu diren sindikatuek

besterik ez eskerrik asko eskerrik asko zorrilla jauna

que han presentado hoy eskerrik asko eskerrik asko

anderea eh bildu taldearen ordezkaria ubera anderea zurea da hitza

anderea gauzak ondo egin daitezkeenean zergatik egiten dira gaizki beltrán de heredia anderea

akats nagusienetakoa dela nahiz eta gauzak ondo egitea errazagoa izan

gaizki egitea eta konplikatzea hau pertsonen adnan dago zeren izan ere maiz dugun zentzu apurra galtzen dugu eta alboratzen dugu

mailaa honetara iritsi izana ulergaitza sinestezina

desberdinengatik eta gaur hemen eztabaidatzen aritzea baina

gauza bat oso zentzuzkoa eta oso logikoa eta oso xumea dena araudietan eta legeetan eta kontratazio irizpideetan

oso kontu oinarrizko oinarrizkoa zuk

zer egiten duzu kotxe bat erostera zoazenean

kontratazioko inguruabarretan sartu aurretik zer egiten dugu hemen gauden guztiok

kotxea probatu kotxean sartu kotxea ukitu ez hori ez dugu egiten guztiok

dela hori egitea eta orduan ez dudana ulertzen da kasu honetan zergatik ez zenuen ertzain bat edo ertzain pare bat hartu eta kotxea probatu

gauza asko aurreztuko genituzke ikusi hemen ere zenbat tamainako pertsona gaude pello urizar konparatu nirekin eta izugarrizko

ezta pello baina estandar bat

aurreztuko genuke eta pleno honetan ez ginateke gai honen inguruan eztabaidatzen egongo

publikoan askotan legeen araudien izenean zentzugabeko burokrazia batetan katramilatzen gara egoera bati eraginkortasunez erantzun beharrean

tramitazioan eta ahaztu egiten gara tramitazio hori benetan dela arazo bat konpontzeko edo egoera bati erantzuteko eta ondorioz poliki poliki administrazio publikoa joan gara bilakatzen mugiarazteko zaila den elefante pisutsu bat administrazioa bilakatu da elefante pisutsu bat eta askotan

izenean nahiz eta sarritan jaurlaritza den eaj den legea betetzen ez duena baina badakigu

eta pentsatu gauzak ondo egingo bagenitu zenbat errekurtso

hainbat errekerimendu handik hemendik aurreztuko genituzke

ez luzatu eta korapilatu beharrean eta okerrena dena okerrena dena kasu honetan gertatu daitekeen bezala edo gertatu den bezala diru publikoan koste gehigarria ekidin zeren kasu honetan diru publikoaren zer gertatuko da eta barkatu

zure lana da gobernu honen lana da diru publikoa guztion dirua behar den bezala gestionatzea eta hori da hemen fondoan dagoena kontratazioa nola egiten den

dirua ez da jaurlaritzarena dirua ez da eajrena dirua hemen gauden guztiona da

kontuan eta hori beltrán de heredia andrea onartezina da orduan baduzu etxeko lana

kontratazio eta erosketa publikoa behar bezala egitea

gaian benetan fondoan dagoena eta ez bakarrik ikuspegi ekonomiko batetatik bai

funtzionala izango den materiala izateko kasu honetan kotxeak eta baita ere ikuspegi jasangarri batetik zergatik ez dira erosi

irizpide iraunkortasunarekin loturiko irizpideekin erosketa publikoan joan beharko gara bestelako irizpide batzuk ere sartzen

arduradun publikoek langileekin herritarrekin kontatu behar dute auzolana

ez da lelo bat lelo bat baino gehiago izan beharko litzateke auzolana eta auzolanak eskatzen du

gaur zorrilla jauna gogorarazi digu zure interpelazioa eskertu behar diogu

erosketan parte hartu zutela kudeaketa ekonomikoko teknikoak ertzaintzako mandoak eta agenteak ertzaintzako tailerrak eta mantenimenduko zerbitzuetako teknikoak begiratu zelako

kotxeak probatzeko iruditzen zait pixka bat eta ez dela barregarria diru publikoa dagoelako hemen jokoan beraz

zentzu pixkatxo bat erosketa publikoa guztion diruarekin egiten da eta ez eajren diruarekin beraz hor

arduraz jokatu behar da ezin da izan arduragabekeria beltrán de heredia

albo batera utzi behar dituzu dituzuen ajeak hau da

erreklamatzera edo errekurtsoak egitera gauzak ondo egin ditzazuen badakigu oso saltzaile onak zaretela baina saltzaile onak izatea ez du esan nahi kudeatzaile onak

beraz ondorioz bat lan ikuskaritzak egindako eskakizunak

bete ahalik eta azkarren bi zuen hanka sartzeak ez dezala ekarri ondorio negatiborik diru publikoan bestela zuen poltsikotik

gehigarri hori agian horrelako irizpideak sartzen hasi beharko gara guztion diru publikoa behar den bezala kudeatzeko eta arduraz eta erantzukizunez kudeatzeko eta hirugarrena hemendik aurrera zuen kudeaketan zuen lelo maravilloso hori auzolanaren leloa

eta benetan herritarrak pertsonak erdigunean kokatu hori izan beharko litzatekeelako gobernu baten zutabe eta oinarria hori esanda gure babesa

eskerrik asko ubera anderea erantzunen txandara pasatuz

norbaitek hitz egin behar du zorrilla jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko zorrilla jauna elkarrekin podemos garcía andrea ubera andrea zurea da hitza

zorrilla jauna ez dakit entzun duzun alde bozkatu behar dugula ez dakit beste debate baten egon zaren edo etxetik ekarri duzun

izan dugun elkarrizketaren ondorioz erantzun zentzudun bat eta lasai bat emateko

eredu polizialaren inguruan desberdintasunak ditugula baina

eta horretan adostasuna dago eta gainera elkarrekin bozkatuko dugu ertzainak kotxean sartu behar direla ezta

eta ertzainak era kabitzeko moduko kotxeak behar dituztela ezta

eta gero kuriosoa da kuriosoa da aurrekontuekin gertatzen dena badirudi gertatuko dela laster jaitsiko da eajko bat eta izan behar da ospitalean gaixo bati

errua eh bilduk izango du aurrekontuetan aurrekontuak ez dituelako babestu eskerrik asko
eztabaida amaitu denez bozketara jarriko dugu euskal talde popularrak euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hirurogeita hamalau boto

aho batez onartu da erdibideko zuzenketa osoko bilkura eteten dut